egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu hasi aurretik jakitera

laugarren puntua beste baterako utzi da ekimenaren egileak horrela eskatuta hamabostgarrena puntua laugarrena tokian tramitatuko da eta hemeretzia berriz

bederatzi eta hamabi puntuak erretiratuak izan dira gai zerrendako lehenengo puntua galdera

osasuneko sailburuari egina europako gutun soziala betetzeari buruz orbegozo jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea egun on lehendakaria egun on sailburuok legebitlzarkideok isiltasuna mesedez espainiar gobernuak orain dela urte batzuk europako karta soziala

onartu eta sinatu zuen europako eskubide sozialen batzordeak urtero urtero

bertan jasotako eskubideak zenbateraino betetzen dituzten horrek esan nahi du

honek azter ditzan eta eskubideen betetze mailaren inguruan bere ondorioak atera eta betetze mailari buruzko txostena argitara dezan hain zuzen ere

batzordeak argitaratu du bere txosten berria eta espainiar estatuan eskubide sozialen betetze mailaren inguruan ondorioztatutakoak jakin ahal izan ditugu beste eskubide sozial batzuen artean batzordeak bere txostenean osasun arloko eskubideak eta babes sozialerako eskubideen inguruan azterketa sakona egin eta hainbat kritika

horien artean benetan azpimarragarria da batzordeak espainiar estatuari esaten diola

osasun sistematik kanpo uztea oinarrituta egoera irregularrean daudela osasun sistema publikotik kanpo uztea beraz diskriminazioa izateaz gain europako karta sozialaren urraketa ere badela hau da

bi mila hamabiko hamasei barra bi mila hamabi errege dekretuan ezarritakoak zeinaren bitartez ukatzen baitzaien osasun arreta normalizatua

araudi hori edo neurri horiek europako giza gutunaren edo karta sozialaren hamaika puntu bat artikulua nabarmen urratzen dutela horrez gain osasun arloko eskubideez gain batzordeak prestazio sozialen egoera ere aztertzen du espainiar estatuan esaterako gutxieneko errenten maila

argi adierazten du autonomia erkidego gehienetan euskadin eta nafarroan izan ezik ez direla nahikoak eskubide sozialen gutuna betetzeko

beren beregi salbuesten du beraz hori guztia ezagututa euzko abertzaleak taldeak jakin nahi du ea

egiten duzun osasun sailburua europako eskubide sozialen batzordeak egindako txostenak aipatzen dituen osasun eskubideen urraketen inguruan

eskerrik asko orbegozo jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den darpón jauna zurea da hitza

lehendakari jauna legebiltzarkideok egun on guztioi

que son enteramente de nuestra responsabilidad gure ustez dekretu honekin erreformak baino gehiago murrizketak egin nahi dira

dago eta helburua da osasuna uniformatzea

el modelo sanitario que este gobierno defiende dekretuak guztiz desitxuratzen du gobernu honek defendatzen duen euskal

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna orbegozo jaunak ez du hitzik hartu behar gai zerrendako bigarren puntua galdera

ontziolen industriari buruz zulaika andrea

zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andrea egun on denoi eta agur bero bat

ontziolen industriak milaka lanpostu sortzen ditu euskal herrian sektorea ordea ez ditu bere garairik goxoenak bizi

gogor kolpatu zuen ontzigintza industria testuinguru horretan euskal herrian lan kargari dagokionean errealitate ezberdinak bizi dira

izango dutela behintzat erdi epera begira aldiz sestaoko la navalen egoera guztiz kontrakoa da

bitxia da egoera hori bitxia eta kezkagarria la navaleko langileek iritzi diote erakunde publikoek gai horretan

hartu dezaketela eta babesa eskatu ziguten zuzenean jaurlaritzari garapen ekonomiko eta lehiakortasunaren sailburuari hurrengo galdera egiteko jaurlaritzarentzako ontziolen industria jarduera ekonomiko estrategiko bat da

zulaika andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea lehendakari
sailburuok legebiltzarkideok la navaletikan etorri zareten langileok egun on guztioi ba erantzuna baiezkoa da

barruko sektore garrantzitsu bat da sektore estrategikoa esan genezake

itsas sektore guztiak une honetan euskadin barne produktu gordinaren ehuneko bi koma bat da gutxi gorabehera beraz handia

enpresek oro har aurreko urtean bi mila hamairuan bi mila milioi euroko fakturazioa baino handiagoa izan dute ekoizpenaren

laurogeita bosta baino gehiago nazioarteratzera joan da

euskadin beraz sektore estrategiko bezala kontsidera genezake garrantzitsua bai behintzat eta estrategikoa baita

baten atarian egon gaitezela esan genezake zeren

erabat despejatu denean eta europar batzordeak onespena eman dionean

aurrera egiteko nolabaiteko aukerak dituenean

zaharraren asuntoa erabat despejatu gabe daukagu oraindik eta batez ere aipatu duzun bezala la navalari eragiten dio behintzat

zergatik ba ontziola handiena delako eta bertan gertatzen direlako

zaharraren asuntoak beraiei dagokie batez ere dena den epe luzera gainditutzat emango dugu eta

eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea zulaika andrea zurea da hitza

tapia andrea zurea da hitza mila esker

gai zerrendako hirugarren puntua galdera vicente reyes martín euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina la naval ontziolari buruz reyes jauna zurea da hitza

eusko jaurlaritzak eten gabe egiten du apustu lehiakortasunaren alde horregatik tresna ugari ditu enpresa guztientzako guztientzako diot izanik la naval gaur garrantzitsua beste enpresak ere badirelako

enpresa bat edo langile batzuk eta besteen artean hori garrantzitsuena horretarako finantzak eta tresnak berritzeko eta teknologiari laguntzeko

nazioarteratzeko hainbat eta hainbat neurri daude guztientzat daudenak prest hori bai gure enpresei eta gure enpresa guztiei laguntzeko neurrira eta pertsonalki egokitzen diren neurriak baino guztientzat ez dago ezer bereziki bereziki egiten du lan bakoitzarekin

nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak herri administrazio eta justiziako sailburuari egina doako justizia zerbitzua eskaintzen duten legelariei sortutako arazoen irtenbideari buruz llanos andrea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

y de corregirlo definitivamente nada más muchas gracias eskerrik asko llanos anderea erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina eusko jaurlaritzak etarekin kontaktuak izateko asmoari buruz

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on guztioi

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro

lehendakariari egina ekonomiaren susperraldiaren eta enpleguaren aldeko bi mila hamalau bi mila hamasei esparru programa osatzeko hartu beharreko
neurriei buruz itxaso jauna zurea da hitza gracias presidenta

itxaso jauna erantzuteko lehendakari jaunak dauka hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina alokabidek kudeatutako babes ofizialeko etxebizitzak erregulatzen dituen araudian zenbait aldaketa sartzeko aukerari buruz maneiro jauna

existente eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro como

su vida eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zortzigarren puntua galdera
daniel maeztu perez eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina uhin elektromagnetikoen inguruan maeztu jauna
zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea egun on guztioi egun on lehendakari jauna hainbat

guraso arduratuta daude eta arduratuta daude gehienbat elektromagnetikoak edo eremu elektromagnetikoak euren osasunarengan eta

ondorioengatik eta ardura hori dator hainbat ebazpenetan europako hainbat erakundeetan onartutako ebazpenetan esaten delako gaur egun hemen ditugun esposizio edo

edo baloreak guztiz zaharkituta daudela bere garaian mila bederatziehun eta laurogeita hemeretzian eta gero estatu mailan

urtean ezarritako araudian ezarri ziren baloreak soilik ondorio termikoak

ondorio termikoaz gain ondorio biologikoak ere badaudela alegia pertsonen

ondorioak sortzeko arriskua badagoela zuk telebistako programa batean esan zenuen herritar baten galderari erantzunez

zure gobernuak bat egiten duela ebazpen batekin konkretuki europako kontseiluak emandako ebazpen batekin eta legedian aztertzen ari zaretela lege babestzaile bat

nahi dugu jakitea zeintzuk diren benetan eman dituzuen urratsak arlo honetan eskerrik asko maeztu jauna lehendakari jauna zurea da hitza erantzuteko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea maeztu jauna ondo dakizu jaurlaritza gai honen jarraipen zehatza egiten ari dela neurriak hartu egin ditugu ebaluazio jarraitu bat egin ahal izateko eta neurriak hartu egingo ditugu baita arriskuak ekiditeko ere egoerak hala eskatuta berme helburua dugu norabidea jaurlaritzak ere

arreta osoz jardun gara eta hori da eskatzen dudana guztioi nahiz eta jakin gizarte kezka

gomendatutako neurriak egungo araudiak biltzen dira beraz

gomendioa ezartzeko hainbat erakunde eta inplikatutako

gizarte kezka bat dagoela lehen aipatu egin dudan bezala hala ere jaurlaritzak gai honetan diren gomendio guztiak bete arren ere
areagotzen jarraituko du zaintza honetan eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna maeztu jauna zurea da hitza

baina ez da ohitura ona politikan herritarrei gauza bat esatea eta gero beste gauza bat egitea zuk telebistako programa batean eta parlamentu honek ere

bere atxikimendua edo bat egin zuen ebazpen horrekin hori ez dela atxikimendu ofizial bat izan liteke baina bat egiten zenuela esan zenuen ebazpen horrek besteak beste dio alde batetik eremu elektromagnetikoekiko esposizioa murriztea bereziki eta zehazki

umeen eta gazteen esposizio maila umeak babestu behar direlako eta era berean ezartzen du zuhurtzia printzipioaz aplikatuta prekauzio printzipioa aplikatuta legedi babestzaile bat martxan jartzea gomendatzen duela eta egia da gomendioak

eta zure gobernuak bat egiten baldin badu gomendio horrekin zergatik adibidez hezkuntza saila solokoetxeko ikastetxean

esposizio maila altuena jasotzen duten gelak apantailatzea eta behin hitza emanda orain esaten du ez duela hori egingo hori izango litzatekeelako kasu honetan babestea ere legea ez dugun bitartean edo araudi babestzaile bat ez dugun bitartean horrelako neurriak hartzea

horretan jasota dagoena betetzea izango litzatekeelako baina gehien interesatzen zaiguna da

bi aste parlamentu honek onartu zuela eskatzea gobernuari lege bat egitea arlo honetan

eskumenak kontutan izanik lege bat egitea gure galdera oso zehatza da kasu honetan lege hori ekarriko du gobernu honek

eskerrik asko eskerrik asko maeztu jauna lehendakari jauna erantzuteko txanda

eskerrik asko legebiltzarburu andrea begira maeztu jauna berriz esango dut jaurlaritza gisa

zuhurtzia printzipioa ezartzearekin zuk aipatutako zuhurtzia printzipioarekin baita europar batasunak ezartzen duen printzipioekin ere bat gatoz ez dakit nondik uler daitekeen jaurlaritza honek ez duela bat egiten

jasandako gomendioetan printzipio horien ezarpena eta eremu elektromagnetikoen eraginpean egoteari buruz proposatzen diren gomendioak

eta egingo dugu araudiak adituen batzordeek ezarri dituzte eta garrantzitsua dena berrikusten ari dira ebidentzia berriak agertzen direnean azterketa asko egin dira eta egiten ari dira baina egungo ezagueraren arabera araututako maila egokia da

adibidez wifi sareek sortutako eremu neurketari dagokionez maeztu jauna emandako baloreek ezarritako mugen azpitik daude eta baita ere

baloreak eskaintzen dituzte hauek dira gai hau aztertzeko dauzkagun adierazle objektiboak kontrolak egiten dira eta egiten jarraituko dira araudia betetzen ari da eta betetzen jarraituko da gomendioak errespetatzen dira eta errespetatuko dira bai araudia eta baita gomendioak ere

gai zerrendako hamargarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina erabakitzeko eskubideari buruz

maneiro jauna lehendakaria jauna erantzuteko zurea da hitza

lehendakaria jauna maneiro jauna zurea da hitza

lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hamaikagarren puntua interpelazioa belén arrondo aldasoro eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina sektore publikoaren lanpostuen galerari buruz arrondo anderea

propagandarako keinu etengabekoak kontrakoa adierazi arren enpleguaren errealitatea eta horren bilakaera oso kezkagarria da

araba bizkaia eta gipuzkoan lan erreforma onartu zenetik hogei mila pertsona gehiago langabezi tasa ehuneko hamaseikoa da

ezagutzeko fidagarria den gizarte segurantzako afiliazio tasa jaitsi da ehuneko lau koma sei jaitsi da eta okupazio tasa begiratzen badugu datuak ez dira hobeak ehuneko hamara gutxiago ahaztu gabe oso garrantzitsuak diren beste datu batzuk gure herriak

eta nabarmen arbuiatzen duen lan erreformaren aplikazioak ekarri dituena negoziazio kolektiboaren suntsipena

eta ondorioz prekarizazioa eta pobretzea orokortzea bistakoa da egoerak okerrera egin duela nabarmen bi urte hauetan eta enplegua eza hobe esanda jendartearen euskal gizartearen kezka nagusia dela gaur egun eh bildurentzat ere enplegu politikak lehentasun osoa du

aurkeztutako enplegu plana dela eta hainbat iniziatiba bideratu ditugu adibidez ezagutu nahi izan dugu aurreko enplegu planaren ebaluazioa horrek esango digu maila batean behintzat zer egin den ondo

zer nolako politikek balio duten eta zeintzuk ez horretarako berrehun eta berrogeita bost galdera aurkeztu ditugu

orain arte legebiltzar honetan egin ez dena eta edo azaldu ez dena adibidez ere ekonomia eta gizarte arazoetarako batzordeko

enplegu planaren gabeziak agerian utzi zituena

interpretazio bat izan agian gero aukera izango dugu aipamen zehatzagoak egiteko eta adibidez ere bost sindikatu nagusien agerraldiak eskatu ditugu ela lab esk ccoo eta ugt denok

egiten duten azterketa eta iritzia eta egiten dituzten proposamenak ezagutzeko eta aztertzeko testuinguru horretan diogu

ozenki enplegu planaren aurkezpen

jaurlaritzak ez duela egiten enplegua suspertu eta sustatzeko beharrezkoa den ahalegina

esparru nabarmena behin baino gehiagotan kontrakoa azaldu arren jaurlaritza enplegua suntsitzen ari da sektore publikoan

ondorioz eta zuek emandako datuak baieztatzen dutenak

inguru galdu dira azken bi urte hauetan zazpiehun eta berrogeita hamar inguru irakaskuntzan ehun eta berrogeita zortzi administrazio orokorrean

eta berrogeita bost justizian aztertu ditzagun datu horiek banan banan osakidetzan bi mila hamabiko urtarriletik bi mila hamairuko azarora bitartean bi mila bederatziehun eta sei kontratazio gutxiago burutu dira

azken hamar urteetako enplegu suntsiketarik

administrazio orokorrean hilabetez hilabeteko konparazioetan

gutxiago egin dira lan poltsetan dagoen mugimendua honen isla argia da

kontratazio lan poltsetatik bi mila hamabian hirurehun eta hamabost eta bi mila hamairuan berrogeita hamazazpi justizia sailan antzekoa esan dezakegu eta irakaskuntzan ikasturte honetan kontratazioak gora egin dute baina hori

handiagoa delako izan da gainera bi mila hamaika bi mila hamabi ikasturteko erratioak aplikatuko balira oraindik enplegua gehitu egin beharko litzateke oraingo plantila irakaskuntzan bi mila hamaika bi mila hamabi urtean

txikiagoa da eta lanbiden ere egoera ez da batere samurra aste honetan bertan sindikatuek esan diguten bezala enplegu zerbitzu publikoaren

atenditzeko guztiz beharrezkoak diren berrehun pertsona kaleratzeko arriskuan daude gainera esparru guztietan jardun osoko

egin dute guk argi dugu jaurlaritzaren enplegu politikak enplegu planak administrazio publikoan

ezin dugu ahaztu gobernuak sektore publikoan ahalmen osoa duela eta beraz eragiteko aukera osoa ere

oso garrantzitsua da beste datu bat arlo publikoa aitzindaria da motorra da eta oso ohikoa da arlo pribatuak aldez aurretik esparru publikoan aplikatu izan diren neurriak bereganatzea onerako edo txarrerako azken urte hauetan ikusten

eta datuak dioten bezala jaurlaritzaren enplegu politika sektore publikoan oso negatiboa da argi gelditzen da azken urteetan krisiaren aitzakiaz ezarri diren neurriak eragin dutela lanpostu suntsiketa

zerbitzu publikoen kalitatearen galera ere bai beste adibide bat ipini dezakegu azken urte hauetan edozein arrazoiengatik lanera joan ez daitezkeen

irizpideak zorroztu egin dira gaixotasun bajak ehuneko ehunean ez ordaintzeak ere gaixorik egon arren lanera hutsik ez egitea ekarri du

enplegua deuseztatzen jarraitu dute eta lanaldia luzatzeari dagokionez eta hori egin da horrek osakidetzan izan ditu ondorio

eta horregatik diogu bi mila hamairu bi mila hamasei enplegu plana urtarrila amaieran alderdi sozialistarekin batera aurkeztu zenutena benetako plan bat baino propaganda itxura hartzen diogula nagusiki martxan zeuden ekintzen bilduma delako eta gainera

entzungor eginez sindikatu guztien desadostasunarekin martxan jarri delako lehendakariak esan du orain dela minutu gutxi

hartu egin direla enplegu planean nik irakurriko dizkiot gauzatxo batzuk

alderdi sozialistako ordezkariak tribuna honetatik gaurko egunean gainera bitxia da alderdi sozialistak

hobetzen duena ia hurrengo egunetik aurrera hasi dela eskatzen eta gainera kezka berberak agertu dituela

egunean ez zaigu benetan serioa iruditzen horregatik esaten dugu lehendakariak aurkeztutako enplegu planak ez duela sinesgarritasunik zaila egiten zaigu sinestea jaurlaritzak nola lana sortuko duen kontuan hartzen badugu sektore publikoen lanpostuak

hortik dator gure galdera interpelazioa zelan bermatuko du jaurlaritzak enplegu planaren helburuak beteko direla kontratatzailea den arloan

enplegua suntsitzen duenean eskerrik asko arrondo andrea erantzuteko gobernuaren ordezkaria den erkoreka jaunak dauka hitza

tribuna honetara etorri zara gobernuaren propaganda salatzen eta zure interbentzioaren erdi erdia propaganda eta

egitera zuzendu duzu zilegi da

kontraesana bakarrik nabarmenarazi lehenbiziko hiru minututan oro har egin dituzuen edo martxan jarri dituzuen ekimenak aipatu dituzu banan bana gobernuaren enplegu planaren inguruan zenbat galdera planteatu dituzuen zenbat interpelazio zenbat ekimen beno hori prentsaurreko bat ematearekin nahikoa zen

ceseko presidentearen hitz batzuk aipatu dituzu baina kasualitatea ahaztu egin duzu ceseko presidente aste honetan bertan egon zela hemen agerraldi bat egiten eta

berak egindako proposamenak denak denak jasota daudela gobernuak aprobatutako plan proiektu edo programa horretan hori ahaztu egin zaizu kasualitatea izango da propagandaren eragin

arrondo andrea nik zurekin bat egingo nuke

balorazioekin eta agertzen duzun kezkarekin baldin eta zuk hemen azaldutako datuak egiazkoak izango balira ni ere

langile publikoa naizelako eta sinesten egiten dudalako gainera sektore publikoan eta

kontua da zuk hemen nik emandako datuak asko eta asko manipulazio merke baten ondorioa direla nik interpelazioaren

lanpostu suntsitu teoriko horiek nondik zer nolako zifrak

horrelako ondorioak ateratzeko gero ikusi dut aste honetan bertan lab sindikatuak prentsaurreko bat ematen zuela eta hortik jakin dut egia da zuk orain emandako datu guztiak nondik datozen beno manipulazio hori nola edo

hara enplegu publikoaren nondik eta norakoa eta eboluzioa ezagutzeko iturririk argiena zorrotzena fidagarriena eta artezena plantila presupuestarioa konparatzearena da plantila presupuestarioak jaitsiera egiten badute hau da lanpostu estrukturalak jaitsi egiten badira orduan argi dago edo enplegua suntsitu egiten dela eta horrela jokatuko bagenu horrela jokatu izan balu arrondo andreak erraz konprobatuko luke ez dagoela eusko jaurlaritzan enplegu publikoaren suntsipenik argi baitago bi mila hamabiko aurrekontuetan

plantila presupuestarioetan eta bi mila hamalauean orain hirurogeita zortzi mila zazpiehun eta bat lanpostu alegia

bi urtetan beraz ez dela enplegu publikorik suntsitu aitzitik handitu egin da lanpostu gehiago daude plantila presupuestarioetan

konparatuko ditudanak dira nominak ez lanpostuak nominak

tesia berraztertu beharra daukazu berriro berplanteatu beharra daukazu berriro

bai argumentazioa eta bai argumentazioaren ondorioz ateratzen duzun tesia jarraitu dezaket baita ere beste manipulazioekin hezkuntza arloan egiten duzuenarekin esate baterako hori harrigarria da benetan baina denborarik ez daukat eta uste dut

gauzak argitzeko eta erakusten emateko zure tesiak ez duela batere baliorik eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna arrondo andrea

ez izan zalantzarik horregatik baina hemen ere gauza horietaz uste dugu hau dela tokia ere hitz egiteko beraz demagogia gutxiago

hasieratik bukaeraraino irakurtzea entzutea zer esan zuen

jaurlaritzaren izenean enplegu publikoa galdu dela suntsitu dela esaten duzu baita ere manipulatzen ditudala datuak nork manipulatzen duen hemen zer ez naiz hasiko sakontzen

iruditu zait ere zuk emandakoa zeren denok dakigu zer den plantila presupuestarioa plantila organikoa funtzionala eta benetakoa eta hemen hitz egin behar dugu benetakoa eta benatakoan daude zuk esandako gauza guztiak bajak altak

bi mila hamabian edo bi mila hamaikan edo bi mila hamairuan

inoiz hain esanguratsuak inolaz ere ez eta beraz esango dizut eta hartuko ditut

osakidetza urtarrila ez dakit esan duzun kordilera den edo

nomina bi mila hamabian bi mila hamairuan

egongo da nolabaiteko enplegu galera denak ez dira izango

joan gaitezke irakaskuntzara plantila funtzionala organikoa eta funtzionala aipatzen da esaten da erabiltzen da irakaskuntzan irakaskuntzan plantila funtzionala bi mila hamaika bi mila hamabi urtean

berrogeita hemezortzi bi mila hamairu bi mila hamalau hemeretzi mila zazpiehun eta laurogeita hiru ez dira iristen ikasle gehiago daude hor ez dago manipulaziorik hori errealitate bat da eta lanean egiten dutenak bai osakidetzan bai hezkuntzan bai administrazioan

bestalde aipatu nahi dut enplegu planari buruz hitz egiten dugunean duina eta kalitatezko enpleguaz hitz egiten ari garela eta gaur egun atentzio gehiago ipini beharko lukeela gobernu honek hainbat gauzetan adibidez eta bakarrik adibide bat ipiniko dut

horrelako baldintzetaz ere kalitatea hitzarmenak errespetua langileengan jaso behar du eta horretaz ere hitz egiten ari gara eta esaten dugunean ezinbestekoa dela enplegu publikoa indartzea eta hala egitea eskatzen diogula jaurlaritzari esaten ari gera hain zuzen honelako gauza hauek hogeita hamabost orduko lan

berreskuratzea eta jarduna murriztea ezarritako beste murrizketak ordezkapenetan beharrezkoak diren langile kopuruetan bertan behera

burutzea dekretazoen bidea alboratzea murrizketak eta enplegu suntsiketa bideratzeko dekretazoen bidea behingoz

egitea gizarte klausulak aplikatzea kontratazioetan lan baldintza duinak lehen aipatu dudan bezala bermatzeko eta lanpostuak ziurtatzeko

neurriak eta enplegua sortzea azken batean beharrezkoak ditugu politika publiko propioak bideratzea

jokatzea ezetz borobila esatea proposatzen dizuegu rajoyren

eta lan harremanetako esparru propioa eraikitzea horrek ere kalitatezko enplegua
sustatzeko bidea ekarriko duelako eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea arrondo andrea zure bigarren

demagogia aurpegiratuz nik kasu honetan demagogia benetan

gipuzkoako adibidea aipatuko nuke ondotxo dakizunez

adibide asko dauzkat zuk esaten dituzun gauzak hemen

errespetatzen erakusten ematen dutenak baina ez dut bide horretatik egingo ez demagogia egitera etorri izan banintz bai

oso kaxkarra dela nik esandakoa zuk ondotxo dakizkizulako are okerragoa oraindik nahita

borondatez egindako manipulazioa ze esaten duzu bai zifrak hortxe daude eta

hilabete batzuetatik besteetara baina zuk hemen ekarri dituzun datuak izan dira hain zuzen ere urtarrilekoak eta

ondo aukeratutakoak aipatu dituzu zuk zeuk hemendik aipatu duzu konparatzen dituzunak zirela bi mila hamabiko urtarrilekoak bi mila hamairuko azaroko datuekin eta klaro datu horiek manipulatzea da datu horiek bakarrik erabiltzea

plantila presupuestarioei begiratuta nik emandako datuak borobilak

dauden erakunde guztienak guztiak barne hartuta bi mila hamabitik

ez da jaitsi ez da enplegu publikoaren suntsipenik izan ez igo egin da

ez dago batere horiexek dira zifra ofizialak nik neuk ematen dizkizudanak gobernu osoari dagokionez osakidetzari dagokionez esan dizut mesedez konparatu konparagarriak diren erreferentziak urtarrila urtarrilarekin eta urtarrila honetan daude

nomina gehiago bi mila hamabiko urtarrilean baino

gehiago hortik aparte ikusi duzunean zure datuak defendatzea ezinezkoa dela hasi zara kopuruak bakarrik ez kalitatea eta hori guztia baina hori beste debate bat da eta esan didazu

ekarriko dugu baita ere nahi baduzue nik ez daukat eragozpenik baina bai nahiko nuke argitu aipatu duzun beste datu bat lanbideren kasua aipatu duzu esanez

desagertzeko zorian daudela ez ez hori gezur borobila da gobernuak sindikatuei eskaini dien lanpostuen zerrenda negoziatzen ari garen lanpostuen zerrendak aurrikusten ditu

zortziehun eta berrogeita hamar lanpostu momentu honetan nomina jasotzen dauden denak zortziehun eta berrogeita hamar eta zuk aipatzen dituzun horiek

orain arte programaren kontrako interinoak zirenak

lanpostu fijoak karrerako funtzionarioenak izango direla

kontrakoa da hori da enplegu publikoa mantentzea indartzea eta gainera bermatzea karrerako funtzionarioak bihurtuz berez jatorrian

galtzerik hobetzea baino nabarmen hobetzea baino beraz

ganoraz zintzotasunez nik aurrean ez nagoenean zuk nahi dituzun manipulazio guztiak

baina ni aurrean nagoenean eta erantzuteko gaitasuna daukadanean mesedez ez manipulazio hain gordin gogorrak eta defendaezinak egin nahita ez

manipulatuta daudela eta horren ondorioz zure tesiak ez daukala bat ere zentzurik eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

forondako aireportuari buruz prieto jauna zurea da hitza

eskerrik asko prieto jauna gobernuaren ordezkaria den

bai egun on mahaiburu anderea egun on sailburuok eta legebiltzarkideok sí señor

es su proyecto eskerrik asko prieto jauna erantzuteko oregi andrea

gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera maría isabel celaá diéguez euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

zurea da hitza mila esker presidente andrea

celaá anderea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den

sailburuok legebiltzarkideok egun on legealdia hasi zenetik gobernu honek

gure eskumenei eutsiz eta gure seme alabentzat lege proiektu hau

horregatik gure esku dauden baliabide guztiak erabili ditugu eta

proiektu honen aurka horien artean sarritan aipatutakoa hainbat aldiz iragarri dugu konstituzio auzitegiaren aurreko errekurtsoa jartzeko asmoa honela azaroaren hogeita batean zuk aipatutako lomceri buruzko eztabaida monografikoa burutu

radio euskadin egindako elkarrizketa batean iragarri nuen konstituzio kontrakotasun errekurtsoa aurkezteko erabakia gogoratuko duzunez gobernuaren erabaki hori azaroaren hogeita zazpian ospatutako

nire interbentzioaren ondoren talde politikoen arteko eztabaida izan zen eta eztabaida horren ondorioz berrogeita hamar ebazpen onartu ziren beraien artean zuk aipatutakoa

konstituzio auzitegiaren aurreko errekurtsoa babestuko duela erabaki zen jaurlaritzak ordurako hartuta zuen erabakiaren ildo beretik beraz

oraindik inolako zalantzarik balego eusko jaurlaritzak euskadiren autogobernuaren defentsa eginez dagokion konstituzio kontrakotasun errekurtsoa

eta hala badagokio berau garatzen duten errege dekretuen aurka une honetan errekurtso hori lantzen ari gara eta epe laburrean aurkeztuko dugu

eskerrik asko celaá andrea uriarte andrea zurea da hitza

argi gelditu direla uste dut zure ardura edo kezka errekurtsoaren edukien ingurukoa baldin bada

eduki posible batzuk eta labur labur gogoraraziko ditut

de aquel derecho fundamental edonola ere eusko jaurlaritza gaur egun errekurtso horren azken tramiteak egiten ari dela azpimarratu nahi dut eta epe barruan

administrazio publiko eta justizia saileko erregimen juridikoaren sailburuordetza gaitzeko eskuduntza jakina hezkuntzaren arloko euskal autonomia erkidegoaren eskuduntza historikoak

helburuarekin eta nola ez gure hezkuntza sistema babesteko asmo bakarrarekin eskerrik asko eskerrik asko

oskar matute garcía de jalón eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina

eskerrik asko matute jauna erantzuteko tapia anderea zurea da hitza

fagor etxetresnen konfort atalaren bideragarritasun planari mondragon taldeak ezetza esan dio eta eusko jaurlaritzak errespetuz ulertu du zergatik errespetuz ba kontutan hartu behar delako

eta egoki kontrastatu den erabakia izan delako ez delako izan bakarrik aurkezpen bat bideragarritasun planarena baizik eta langile horiek

hainbat eta hainbat atalek beraiekin elkarrekin lan egin dutelako beraiek ezagutzen dute negozioa eta beraz errespetuz besterik ezin diegu erantzun mondragon taldeak aukera hau landu egin du jakitun gara landu egin duela epe luzez agian baina landu egin du sakon eta

arazoaren zati bat kontutan hartzen zuen aukera egia da eta oso berri txarra da guretzako ere noski baina hemendik aurrera lanean jarraitu behar dugu

guztia ixten denik jarraitu behar dugu lanean guzti horien ez bakarrik konfort inguruan zeuden langile horien etorkizuna bermatzeko baizik eta kontutan izan behar dugu fagor etxetresnak

mila bederatziehun lanpostutaz ari gara eta guztiak dira guretzako garrantzitsuak zuentzako diren bezala pentsatzen dut por tanto

eskerrik asko tapia andrea matute jauna zurea da hitza

interpelazioa iñaki lazarobaster badiola eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina

zortzi barra hamairu irizpenaren ondoren jaurlaritzak euskadiko elikagaien artisau ekoizpenari buruzko dekretuaren gainean dituen asmoei buruz